egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik

dei egingo diegu mesedez egun on

eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala irakurriko dut mohamed abdelazizen heriotzari buruz bakea eta askatasuna saharar

eta saharako arabiar errepublika demokratikoko presidentearen eta fronte polisarioaren idazkari nagusiaren heriotza dela eta

eusko legebiltzarraren osoko bilkurak adierazpen hau egiten du

familiari eta saharar herri osoari une triste eta gogor hauetan legebiltzar honetako parlamentari askok

aukera izan dute pertsona hau ezagutzeko eta oro bat egiaztatzeko zer nolako maitasunez eta hurbiltasunez tratatzen zituen bake gizon eta politikari zuhur honek

ordezkariak eta horrekin batera zer nolako garrantzia ematen zion euskal herriaren eta sahararen arteko

biltzen gara saharar herriari mundu osotik bidalitako dolu eta afektua adierazpen eta agerpenetara eusko legebiltzarrak adierazpen hau onesten du eta osoko bilkura honetan minutu bateko isilunea egitea proposatzen du gizon honen gomutan eta omenez

lehen puntuarekin hasi aurretik ere adierazi hirugarren puntua bigarren puntuan ikusiko dela eta bigarren puntua hirugarrengoan

puntua eman behar duen parlamentario baten ezintasunagatik

aldez aurreko gaia euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena osakidetzako epen euskarari ematen zaion gehiegizko

behin betiko ebaztea maiatzaren hogeita seiko osoko bilkurako bozketan

berdinketa izan zen euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa

bozkatu dezakegu

hemezortzi abstentzio ondorioz berdinketa dagoenez bertan behera

gai zerrendako lehenengo puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena eusko jaurlaritzaren zerbitzu juridikoa antolatzeko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak erkoreka jaunak dauka hitza lege proiektua aurkezteko

lehendakari sailburuok legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi gaurkoan osoko bilkuraren gai zerrendatik

jarraiki eusko jaurlaritzaren zerbitzu juridikoaren antolakuntzari buruzko lege asmo hau aurkeztera natorkizue herri administrazioak gure artean bi ezaugarri nagusi ditu zutabe alde batetik interes orokorrak objetibotasunez zerbitzatzeko sortua izan da eta bestetik bere jardun osoa legearekiko eta zuzenbidearekiko menpekotasun osoz gauzatu behar du horrela aldarrikatzen du argi eta garbi konstituzioaren ehun eta hirugarrena artikuluaren hirugarren atalak esaten duenean la administración

izan ere administrazioak legearen arabera jokatu behar badu beti eta bere jarduera osoan argi

aholkulari juridiko jantziak eta eskarmentudunak behar dituela eta hori bai une oro administrazioari legezkoa den bidea erakusteko

beharrezkoa denean epaile eta auzitegien aurrean administrazioak egin duen ibilbidea legearen arabera egin izan dela defendatzeko

lege asmoa zuzenago eta zehatzago esango dut oraindik arautzera baino duela hogeita hamar urte

guztia osatu eta gaurkotzera dator alegia ekainaren hogeita seiko zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita sei legeak arautu zuena

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

batzordearen kideren batek irizpena aurkeztea hala badagokio batzordeak aginduta ez ba mistoa upyd maneiro jauna ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria

zerbitzu juridikoen eusko jaurlaritzaren zerbitzu juridikoen lege hau onetsita administrazioaren barne antolaketarako lege bat onesten dugu

bat egiten duena eta nolabait arauketa gainera argitzen duena egia da pentsatzen dut dela lege bat dimentsio

gutxi daukana baina lagunduko duena zerbitzu hauek hobeto arautzeko prozesu hau hasi ginenean

lehenengoa zen administrazioak erabakitzen duenean organismo publiko bati edo funtzionario bati asistentzia juridikoa ez ematea eta bera zerbitzu hau asistentzia juridiko hau

pribatuetan uztea ez genekien edo zein arrazoiengatik egiten zen esleipen hau

esku pribatuetara asistentzia juridiko hori esku pribatuan uzteko eta horren inguruan ezagutzen dugu kasuistika

ertzainei edo korrupzio kasuetan de miguel edo pasaiko lonjaren kasuetan administrazioak erabakitzen du defentsa pribatuaren esku uztea defentsa juridikoa eta zergatia nola egiten den hori nork asumitzen duen gastua

ez genuen ezagutzen hemendik aurrera lege honen bitartez ezagutuko dugu esan den bezala txosten bat memoria bat egin behar delako

azaltzen duena eta gainera memoria hori errolda publiko batean inskribatuta egongo da gardentasun printzipioan pentsatzen dut urrats inportante bat ematen dela bigarren kezka genuena hasieran zen zerbitzu juridikoetan behin behineko langileen kopuru handi hori zein egoeran geratuko zen lege hau onetsi eta gero

interinitatean urte luzeak eman dituzten langile gertatuko zen kezkatzen gintuen eta langileekin harremanetan jarri ginen eta esan ziguten legeak ematen zuen soluzioa hau da

kontsolidatzeko soluzio hori ona zela eta langileen espektatibak eta eskubideak betetzen eta kubritzen zituela

hauek konponduta eta agian beste estiloko kezka batzuk ere konpondu ahal izan ditugu tramitazioan zehar eta horregatik lege hau onestera gatoz eh bilduren babesarekin egia da zuzenketak gureak onartuak izan direla egia da baita ere eztabaida sakona izan dela mamitsua izan dela baina baita ere esan behar dut

eztabaida atsegina eduki izan dugu eta ponentzia hau benetan erritmo eta lan sakonera ona eduki duela eta horrela baita ere onartu eta goraipatu nahi dut baita ere eskertzen dut beste ponenteek beste parlamentariek honetan egin duten lana eta horregatik ase geratu garelako

eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi egun on lehendakari sailburuok beno guk ere

argi ikusi zen edo taldeek argi

lege hori mila bederatziehun eta laurogeita seiko lege hori eguneratu beharra zegoela eta egokia zela beraz lan horri ekitea

helburua oinarrian zein zen eta nik uste dut saiatu garela guztion aldetik zerbait jartzen ekarpenak egiten eta ahalik eta lege onena atera zedin ba beno ahalegin hori egiten hain zuzen ere zerbitzu juridikoa antolatzeko

asistentzia juridikoa ahalik eta onenen arautzeko beste

talde guztietako ordezkariek izandako jarrera positiboa egia da oso esparru teknikoa izan dela eta beraz

saiatu gara guztion artean eztabaidatzen eztabaida sustatzen

egia da ere bai interpretazio juridiko ezberdinak eta abar egon direnean eta jaurlaritzari bere irizpidea edo bere azalpenak eman ditzan eskatu diogunean ahalegina egin duela eta beraz zentzu horretan ere eskerrik asko

egin duzuen lanarengatik beraz guk hasiera batean nahi genuenez lege hau ahalik eta onena izatea ez dugu inongo eragozpenik izan eta taldeek egindako ekarpenak

landu eta testuari atxikitzeko gehitzeko zentzu horretan hainbat eta hainbat zuzenketa onartu dira besteetan hainbat eta hainbat erdibideko adostu ditugu kasu batzuetan ezin izan da zuzenketa horiek guztiak onartu agerian geratu denez alderdi popularrak zenbait

moldatu dira baina beno nik uste dut behintzat oinarrian edo sakonean guztiok geneuzkan irizpideak edo beno barneratu edo gehitu zaizkiola lege honi eta

sartuko zuzenketa horiek aztertzera uste dut lantaldean bertan nahiko

bakoitzaren jarrerak edo azalpenak eman genituela horren inguruan eta beraz bukatzearren ba beno beste taldeetako ordezkari guztiei eskerrak eman baita ere jaurlaritzako

eta beno gu behintzat pozten garela lege hau onartu izanaz eta besterik gabe bukatzearren mila esker guztioi eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna

eztabaida amaitu denez bozketa hasiko dugu bototara jartzen dira batera beno esan behar dizuet alderdi sozialistak bere emendakinak erretiratu egin dituela euskal talde popularrak irizpeneko bi bostetik

bederatzi hamaseigarrena eta hamazazpigarrena eta xedapen gehigarria bai eta bis artikulu berria sortzeko zuzenketa ere

ondorioz ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera

hamaseigarrena eta hamazazpigarrena eta xedapen gehigarria

berriro bozkatuko dugu euskal talde

bostetik zazpiera bederatzi hamaseigarrena

baita hirugarrena bis artikulu berria sortzeko zuzenketa ere bozkatu dezakegu

xedapen gehigarria erreserbatutako xedapen gehigarria

xedapen gehigarria lehen ez bozkatu bai zuzenketena zuzenketarena xedapen gehigarria baino

ea ulertzen dugun denok ea ulertzen dugun

euskal talde popularraren irizpeneko bigarren bosgarrenetik zazpigarren talde hori

gero bozkatu ditugu ezetz atera denez bozkatu dugu bototara jartzen dira batera irizpeneko bi bost zazpi bederatzi hamasei

orduan bueltatu behar zen gora lehenengo bozketara eta handik atera behar da eta gero bigarren bozketara bueltatuko gara ulertzen bai bale zer

hori ez dakit zer dakazun zuk hor luke orain orain zuzenketan gaude

xedapen gehigarria bozkatuko dugu orain sí

artikuluak ateratzeko eskatzen duzuenean denborarekin eskatu bestela begira ze lio muntatu den

ze bozkatu eta gera eskatzea hori da jaleo bat

ez zaretenentzat berriro hasiko gara botazio berriro hasita nengoen baino berriro hasiko gara bozketa hasieratik

mesedez bozketa hasi baino lehen esan zer nahi den ateratzea

eztabaida amaituta bototara sartuko gara bozketara bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak irizpeneko

hamaseigarrena eta hamazazpigarrena artikuluei erreserbatutako zuzenketak bai eta hirugarrena bis berria sortzeko zuzenketa eta xedapen gehigarria gerorako utziko dut bai bai bale bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamar bai hirurogeita bi ez bat abstentzio ondorioz ez dira onartu orain

ez ez bozkatu behar da ez lehengoko talde ezezko talde hori hori atera bozkatu dezakegu

jarraian bototara jartzen dira batera irizpeneko bi bostetik zazpiera bederatzia

eta xedapen gehigarria bozkatu dezakegu

bale bai barkatu bale xedapen gehigarria aterako dugu bale barkatu bale bale bale

bozkatu dezakegu bai

baino lehen ez lehen berandu esan didazu ni nahastu naiz ia bozkatu hirurogeita hamairu bozka

hamar abstentzio onartuta geratu da orain xedapen gehigarria bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei bai

dira bototara jartzen dira batera entzun irizpidean zuzenketarik ez duten artikuluak hau da

hamabostera xedapen iragankorra xedapen indargabetzailea eta azken xedapeneko

bigarrena zioen azalpena eta legearen izena benga bozkatu dezakezue

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai bat

ondorioz onartuta geratu da eta onetsita geratu da eusko jaurlaritzaren zerbitzu juridikoa antolatzeko legea orain boto azalpena

gai zerrendako hirugarren puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen

legea aldatzeko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen talderen batek irizpena defentsa ez mistoa

euskal sozialistak es explicación de voto eh bildutik agirrezabala jauna bai

mahaiburu andrea misterio handirik ez dauka gaurko lege proposamen honek

orain arte gobernuak bidali dituen lege proiektu guztiak tramite osoa bertan gobernuan egin dutenean bidali ditu beraz legebiltzar honek

lege proposamen honek bi nobedade jasotzen ditu lehenik eta behin jaurlaritzak araugintzaren hasierako fasean

aholku batzorde juridikora cojua deitutako horretara bidaliko duen lege aurreproiektua edo dekretu proiektuaren testua

onespena duenean egin beharko du eta bigarren nobedadea aholku batzorde juridikora bidaltzen den dokumentazio berdina aldi berean legebiltzar honetara ere bidaliko du legebiltzar taldeek dokumentazioa ezagutzeko

hauek dira esan bezala nobedadeak beraz akordio zabala dagoela esan genezake

zer lortuko da honekin gardentasuna legebiltzar honen eginkizuna gobernuarekiko indartzea

komunikazioa sarriagoa eta berehalakoa izatea eta herritarrentzat informazioa eskuragarri izatea gardentasuna dela eta

demokratikoko erabilera bat bezala ulertzen du

kultura demokratikoa aldatzea eta politika beste modu batean egitea planteatzen dugu ikuspuntu honetatik gaur hemen planteatzen dena ez da nahikoa hala eta guztiz ere ildo horretan pausuak emateari ez diogu uko egingo inoiz ere gaur planteatzen dena

txiki bat da eta horregatik aldeko bozka emango diogu

eta kontrolatzeari dagokionez legebiltzarkideon lana erraztuko du gaur onartuko dugunak guztiz

irizpena lege proposamen honekiko zaharkitua

geldituko omen da hori esateko abenduaren bederatziko hemeretzi barra bi mila hamairu

bere ustez hemen planteatzen dena baino haratago omen doa hau horrela izanik zergatik

sustapena eta kontrola ahalbideratu orain arte zergatik ez ditu lege proiektu eta dekretu proposamenak bidali gaurko legean eskatzen den bezala

gaur onartuko duguna beharrezkoa dela jaurlaritza mugitu dadin bere inakziotik atera dadin herritarrentzat

eskuragarri izatea kontzeptuarekin guztiz ados herritarren partaidetza sustatu nahi bada informazio bermatu beharra dugu izan ere

beraz zenbat eta gehiago partekatu informazioa are eta demokratikoagoa da gizarte bat

ildo honetatik sozialistak taldeak aurkeztuta zeukan zuzenketa bat hirugarrena hain zuzen ere gure

alderdi sozialistak aurkeztutakoak ez diogu bozkarik emango bukatze aldera

akordio orokor batera iritzi dela eta akordio orokor

aldeko bozka emango diola lege proposamen honi besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu jaunak legebiltzarkideok egun on guztioi gaur lege proposamen bat eztabaidatzen dugu talde popularraren ekimenez jaularitzari buruzko legea aldatzeko zioen azalpenean adierazten den bezala

doakiola ustez gain helburu du legebiltzar taldeen gobernua bultzatzeko eta kontrolatzeko lana hobetzeko y nosotros

más ambiciosa zertan datza aldaketa talde popularrak eta euzko abertzaleak erdibidetu dugun bezala onartu ondoren legebiltzarrera

eskerrik asko zorrilla jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborena jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna agirrezabala jauna ez du hitzik hartu behar

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu dugunez

norbaitek zerbait atera nahi du alderdi sozialistak bigarren artikulua bakarrik atera nahi du beste norbaitek zerbait atera nahi du ez bale

irizpenaren bigarren artikulua aparte bozkatuko duguna

bigarren artikulua bale bozkatu dezakegu

hamasei abstentzio ondorioz onartuta geratu da irizpenaren

gainerako irizpen osoa barne erdibideko zuzenketa eta zuzenketa teknikoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai beraz aho batez onesti da

legea aldatzeko legea orain gai zerrendako bigarren puntua

boto azalpena bai maneiro ez gallastegui anderea zurea da hitza

orain bai gai zerrendako bigarren puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko fundazioei buruzko legeproiektuaren gainean egindakoa

erkoreka jaunak dauka hitza ekimena edo lege proiektua aurkezteko

legebiltzarkide jaun andreok egun on berriro ere hitz bakar batean laburtu beharko banu gaur osoko bilkura honetan aurkezten dudan fundazioei buruzko lege egitasmoari buruz adierazi nahi dudana

beste ezer baino lehen beste ezer baino gehiago lege asmo hau beharrezkoa dela beharrezkoa hogei urte baino gehiagotan

gaurkotzera datorrelako beharrezkoa baita ere egungo gizartearen berezitasun eta eskakizunei egokituta dagoelako eta beharrezkoa azkenez fundazio berrien behar berriei erantzutera datorrelako horrez gainera jakina eusko jaurlaritzak

aipatu daiteke fundazioa tresna egokia da horretarako gizartetik sortua izanik gizartearen beraren beharrak asebetetzera datorrelako erakunde publikoen babes eta kontrolpean eta hori guztia behar bezala gauzatu ahal izateko legedia behar da interes publikoa eta kudeaketaren beharrak modu orekatuan uztartuko duen legedia hain zuzen ere en los últimos años

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

batzorderen kideren batek ez du irizpena defendatuko mistoak hitza hartu behar du bai maneiro jauna zurea da hitza

jauna euskal sozialistak hitza hartu behar dute ez

explicación de votora ere baita bale ba erantzuteko txanda pentsatzen dut ezetz

eztabaida amaitu denez bozketari ekingo diogu bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak bost hamabi hamabostetik hogeita batra

hogeita hamabi hogeita hamalautik hogeita hemeretzira

berrogeita laura berrogeita bederatzi berrogeita hamairu berrogeita hamazazpi hirurogeitik hirurogeita hamabira eta

eta laugarren xedapen gehigarria erreserbatutako zuzenketak bai eta

sortzeko zuzenketak ere ados bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartu orain egingo dugun talde honetan abisatzen dizuet bat eta berrogeita hamalau artikuluak emendatuta zeudela eta orain zuzenketa kendu egin da orduan

bai bototara jartzen dira batera artikulu hauek bost hamabi hamabostetik hogeita batera

hogeita bederatzi hogeita hamabi hogeita hamalautik hogeita hemeretzira

berrogeita bederatzi berrogeita hamairu berrogeita hamazazpi hirurogeitik hirurogeita bira eta laugarren xedapen gehigarria bozkatu dezakegu

bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak laugarrena artikuluari erreserbatutako zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bederatzi bai hirurogeita bi ez bat abstentzio ez da onartu bototara jartzen da mistoa upyd taldeak laugarrena artikuluari egindako bigarren zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu bototara jartzen da irizpeneko

ondorioz onartuta geratu da bototara jartzen da mistoa upyd taldeak hirurogeita hamabigarrena artikuluari egindako bosgarren zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian bototara jartzen dira batera euskal talde popularreko hogeita hamairugarrena artikuluari egindako

geratu da bototara jartzen da euskal talde popularrak berrogeita zazpigarrena artikuluari egindako ehun eta berrogeita hamaikagarrena zuzenketa bozkatu dezakegu

ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu bototara jartzen da mistoa upyd taldeak berrogeita zazpigarrena artikuluari egindako seigarrena zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu bototara jartzen da irizpeneko

geratu da bototara jartzen da mistoa upyd taldeak berrogeita zortzigarrena artikuluari egindako zazpigarrena zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu bototara jartzen dira euskal talde popularreko berrogeita zortzigarrena artikuluari egindako ehun eta berrogeita hamabigarrena eta ehun eta berrogeita hamalaugarrena zuzenketak

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bederatzi bai hirurogeita bi ez bat abstentzio ondorioz onartu bototara jartzen da irizpeneko berrogeita zortzigarrena artikulua bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da bototara jartzen dira batera mistoa upyd taldeak irizpeneko hirurogeita hirugarrena eta hirurogeita laugarrena artikuluei egindako

eta euskal talde popularrak egindako ehun eta laurogeigarrena eta ehun eta laurogeita batgarrena zuzenketak guztiak ere kentzeko zuzenketak bozkatu ditzakegu

eman dugu bozka hamar bai hirurogeita bi ez ondorioz onartu botoetara jartzen dira irizpeneko hirurogeita hirugarrena eta hirurogeita laugarrena artikuluak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita bi bai hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu dira

eta xedapen iragankor berri bat sortzeko hamargarrena zuzenketa bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bat bai hirurogeita bi

ondorioz ez dira onartu bototara jartzen da zazpigarrena artikulua bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da botoetara jartzen dira batera

ez duten artikuluak hau da batetik hirura sei zortzitik hamairu eta hamalau hogeita bi hogeita zazpi eta hogeita zortzi hogeita hamar eta hogeita hamaika berrogei eta berrogeita bat berrogeita bost eta berrogeita sei berrogeita hamaretik berrogeita hamabira berrogeita hamalautik berrogeita hamaseira

xedapen gehigarriak laugarrena izan ezik lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrak xedapen indargabetzailea eta azken xedapenetako lehenengo eta bigarrena bozkatu ditzakegu

abstentzio ondorioz onartuta geratu dira jarraian hirurogeita seitik hirurogeita hamalaura bozkatuko ditugu alderdi popularrak kanpora ateratzeko eskatu dituenak bale gogoratu hirurogeita hamabigarrena artikulua emendakin teknikoak dioenaren arabera izango dela bozkatu ditzakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da oraingo taldean ehun eta laurogeita hamabigarrena emendakina erretiratua izan da

euskal talde popularrak zioen azalpenari egindako zuzenketak ehun eta laurogeita zortzi ehun eta laurogeita bederatzi eta ehun eta laurogeita hamaika

arteko zuzenketak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bederatzi bai hirurogeita bi

ondorioz ez dira onartu eta azkenik bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu dira beraz onetsita geratzen da euskal autonomia erkidegoko fundazioei buruzko legea jarraian boto azalpenekin hasiko gara

eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

beno gaur eztabaidagai izan dugun fundazioei buruzko lege proiektua eta esan den moduan hau ez da lehenengo aldia fundazioen sektorea arautzeko lege bat egiten dela legebiltzar honetan hamabi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea aitzindaria izan zen

sekulako garapena izan du errealitate berri honi erantzuteko bai fundazioen bai hirugarrenen

segurtasun juridiko gardentasun eta eraginkortasun beharrek besteak beste lege berri bat eskatzen zuten fundazioen sektorea oso anitza da lan boluntarioaren bidez soilik bere aktibitatea burutzen dutenetik enpresa handiei loturik dauden fundazioetara

hau horrela izanik euskal herria bilduren helburua lege honi egineko ekarpenen bidez

erraztea fundazio elkarteekin elkarlana sustatzea eta guztiontzat segurtasuna indartzea izan da beti ere helburua hau izanik berrogeita bost zuzenketa aurkeztu genizkion lege proiektuari eta taldeen arteko elkarlanaren bidez

egindako erdibideko zuzenketak ikusita gure proposamenak legean isla zuzena duela esan dezakegu era desberdinetako zuzenketak egin izan ditugu asko esan bezala argitze eta osatze aldera bestelako gure zuzenketen artean honako hauek azpimarratu nahi ditut fundazioen jarduera errazteko

osaketa egiteko eta ez zuzenean babesletzat esku sartu hogeita hamabigarrena artikuluan urteko kontuen aurkezpenari dagokiola

falta diren dokumentuak edo zuzendu beharrekoa eskatuko dio

bereziki fundazio txikiak laguntzeko babesletzaren eginkizunen artean gehitzen dugu aholkularitza ekonomiko finantzarioa eta kontablea egitea

irregulartasun larrien aurrean babesletza kudeaketa behin behinean beregain hartu baino lehen

irregulartasun larriak zuzentzeko aukera emango dio informazio hobetze aldera eta gardentasunaren bidean

babesletzari aurkeztu behar izango dizkio patronatuak memorian

babesletzari komunikatu beharko zaio fundazioen diru sarrerak eta errentak eskuratzeko aktibitateei dagokiola

gehitu egin dugu aktibitate edo zerbitzu horiek fundazioaren helburuaren interes orokorra eta erakundearen irabazi asmo eza gorde dezaten

lortu egin dugu fundazio txikien onuran ikuskaritza egin behar izateko betebeharreko baldintzak aldatzea eta segurtasuna eta gardentasuna indartzeko

kontu ikuskaritza aurkeztu behar baldin badute beti ere babesletzak arrazoiak eman behar izango ditu fundazioen segurtasuna ziurtatzeko

fundazioen bategitea ebazpen arrazoituaren bidez baino ezin izango du ukatu babesletzak eta berdin gertatuko da hogeita hemeretzigarrena artikuluan bereizketari dagokiola

fundazioen erregistroan inskribatu behar izango da eta berrogeita bederatzigarrena artikuluan babesletzaren eginkizunen artean sartzen dugu

osotasuna nahikotasuna eta errentagarritasuna zaintzea hauek dira gaur hemen dugun legearen azken testuan euskal herria bilduren aldetik

ditugun hobekuntza batzuk bestelako hobekuntza tekniko asko sartu ditugu berez testu hau nahiko teknikoa delako espero dugu lege honen bidez

bertan aritzen diren guztien lana erraztea eta fundazioen eta sektore publikoaren arteko elkarlana bera ere erraztea eskerrik asko eskerrik asko pinedo

sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi

sailburuak esandakoarekin beraz alde batzuk bakarrik nabarmenduko ditut lege berri bat egitea beharrezkoa izan da

testu batean bildu eta aldaketa tekniko juridikoak sartzea erakunde horien gaineko arauek

zuzenbide zibilari dagokionez lege honek egungo euskal zuzenbide zibilera

euskal zuzenbide zibilari buruzko ekainaren hogeita bosteko bost

arieta araunabeña jauna gai zerrendako laugarren puntua mozioa

aurkeztua forupeko egoera desagerraraztearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena

eh bildu taldearen ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

ordezkariak esan duen bezala orain dela ia bi urte forupeko egoeraren gaia aztertu zen legebiltzar honetan berriro ere ekarri du gaia kamara honetara orduantxe onartutako legez bestekoa

ezer ezean gelditu delako eta martxoan senatuan aztertu zelako

berdintasunaren printzipioaren kontra doala inongo justifikaziorik gabe esan zuen edo beste era batez esanda

salbuespena egitea zela bi motatako herritarrak

lehenengo dibisiokoak forupeko egoeran daudenena gobernukideak legebiltzarkideak arartekoa ertzaintza udaltzaingoak

abar luze bat eta bigarren dibisiokoak beste herritar guztiak ez dute guztiek justizia administrazioaren aurrean

azken urteotan herritarren aldetik irudi bat eta pertzepzio bat zabalduz joan da forupeko egoeran daudenak egoera pribilegiatu

eta pribilegio honetaz baliatzen dira korrupzioarekin lotuta dauden politikari guztiak transmititzen den irudia da justizia ez dela berdina guztientzat eta ustezko politikari korruptuak estatutu

beste edozein herritarrekin alderatuz are gehiago prozesu judizialak gehiago atzeratzen dira korrupzio prozesuetan

honek beren ordezkariekiko urruntasuna areagotzea dakar gure gizartean gaitzespena eta errefusa sortu du

bihurtu da inpunitate pertzepzioa du jendeak mesfidantza sortu du susmo txarra honen aurrean

jada ez du zentzurik gure ikuspuntutik legebiltzarkideok gobernukideak arartekoa ertzaintzak udaltzaingoak fiskalak epaileak eta

egoera mantenduz jarraitzea europara begiratu besterik ez dago bertako estatu askotan desagertua dago

egoera portugal alemania frantzia italia

azken honetan oso oso zorrotzak direlarik bertako arauak edo urrutiago joanda estatu batuetan

erkidegoko estatutuan forupeko egoera aitortzen zaie legebiltzarkideei hogeita sei artikuluan eta lehendakari eta gobernuari hogeita hamabi puntu bi artikuluan ordurako garai hartako egoerarako egokitzat baina urte asko igaro dira eta eguneratu beharra dago eguneratzeak forupeko egoera bertan behera ustea suposatzen duela uste du euskal herria bilduk eta bide horretatik aurkeztu du euskal herria bilduk bere zuzenketa forupeko egoera bertan behera uzteko bidea ere mahai gainean jartzen dugu ponentzia bat osatzea legebiltzar honetan euskal erkidegoko estatutuan egin beharreko aldaketa adosteko eta legebiltzarreko araudian ere

eta gauza bera planteatzen du baita ere beste forupeko egoeran dauden kasuetan beste taldeen proposamenak ikusita adostasuna nahiko azkar lor daitekeela iruditzen zitzaidan izan ere euskal herria bilduk partidu sozialistak eta upydk bat gatoz egoera hau bertan behera ustearekin

helburu da horrela dio bere osoko zuzenketan helburu da egoera horri uko egitea edo gutxienez egoera horretan daudenen kopurua gutxitzea da

egin duen osoko zuzenketatik hartua beraz ateak irekita uzten ditu forupeko egoera desagertarazteko hemen aurkeztu ditugun taldeen

zein izango den edo ppk zein jarrera izango duen ez dakigu gallardonen eredua defendatzen duen

ala ppk katalunian defendatu duena argituko digu ppko ordezkariak ezberdintasuna nire ustez ikusita

ezberdintasuna ez dago ideologikoki aforamendua edo

forupeko egoera bertan behera uztean baizik eta hau nola egiten den eta hau nola egiteari dagokionez pnvk partidu sozialistak eta upydk madrili begiratzen diote nagusiki

hemendik hemengoentzako egitearen aldekoak gara eta horregatik aurkeztu

hemengoa egin nahi dugulako eta horretan jarri dugu indarra horregatik kokatu dugu araba

izan ere hemen fondoan badago beste arrazoi bat ez dugula injerentziarik nahi ez dugu estatu espainolaren injerentziarik nahi eta

ikusita hain zuzen partidu popularrak lege aldi honetan egin duena hain zuzen hemengo arkitektura instituzionala hezur mamitan utzi duela eta hustu egin duela beldur beldurra ematen digu presentatu den erdibidekoa lehendabizi guregana inor

beste inor guregana hurbildu ez delako nahiz eta jakin fondoan

upyd orduan erdibidekoari dagokionez

aurka bozkatuko baina kriston beldurra diogu zuek gaur

beldur gara eta ez zaigu asko gustatzen eta batez ere ez zaigu gustatzen erdibideko lehenengo parrafoa lehenengo parrafoak azken finean

autonomia erkidego honekiko egin dutena eta da zeren zuen estiloa

ezagutu ezagutzen dugu eta da hemengo konpetentziak kendu hemengo konpetentziak hustu horri kriston beldurra

hemengo estatutua eta horren atzean beldur gara ez ote dagoen baita ere horrelako asmorik horrelako borondaterik

egoeraren aurrean legebiltzar honek zein

gu esan bezala ez gaude forupeko egoeraren aurka beraz ez dugu zailduko ez dugu oztopatuko gaur
erdibidekoan planteatzen dena eskerrik asko agirrezabala jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria latxaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

su supresión eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señores consejeros

eskerrik asko maneiro jauna eh bilduren ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko agirrezabala jauna euskal sozialistak gallastegui andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea bueno creo que en

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua eusko jaurlaritzak hiriko kasua delakoan irekitako auzi judizialean parte hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko
proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias presidenta

eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain jauna zurea da hitza

ongi etorri josu ongi etorri lagun gaur berriro ere hiriko mahai gainean hainbat aldiz eztabaidatu dugu ekarri zuen iruzurraren inguruan administrazioari eragin zion zuloaren inguruan baina gaur beste adar batean kokatzen dugu eztabaida

nos acabará dando la razón aurkeztu diren ekimenekin akordio batera heltzeko asmoa dago badirudi eajri abisu bat eman nahi zaiola gaia

algún otro sigue dentro beraz agerikoa da jaurlaritza eta alderdia bere jendearen defentsa sutsua egiten ari direla baina nik uste denbora kontua dela egunen batean epaileek

irakurtzeko gonbidapena luzatzen dizuet hainbat aldiz errepikatu den eztabaida honetan ekarpen berri bat egin dugu hirugarren eta laugarren

irakurriko ditut tercer punto

hori horrela ez izateko behar bada argudio legala edo beste mota batekoak jarri ahal

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

bertatik ondorio eta gomendio batzuk irten ziren ordezkatzen dudan taldeak ontzat eman ez zituenak izan ere ondorio horiek motibazio politikoa baino ez zuten hori zen gure iritzia eta berdin pentsatzen

horien motibazio bakarra eajri kaltetzea zen eta ondorio horietara heltzeko ez ziren kontuan hartu txosten tekniko batzuk benetan ere

esan eta egin eusko jaurlaritzak behin eta berriro esan bezala eusko legebiltzarraren eskaria aintzat hartu zuen

eta hor jarraitzen du kausa instrukzio fasean dago eta eusko jaurlaritzak ez du instrukzioaren agerraldi bakar bat ere galdu

jaurlaritzari eskatzen emandako laguntza guztiak itzultzea eskatzeko eta arrazoia da kontu publikoen espainiar auzitegiak txosten bat egin duela

eusko jaurlaritzak ere aztertu ditu emandako laguntzak

zuzen eginda zegoela eta bere garaian azken deialdian emandakoa itzultzea eskatu zuen gauzatu gabe zegoelako horrez gain gaizki egiteagatik ordaintzeke dagoen zorraren eskaera mantentzen du horrexegatik

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak

eskerik asko lópez de munain jauna maneiro mistoa upyd

eskerrik asko berriro mire señor maneiro

tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jartzen da

hogei abstentzio ondorioz onartuta geratu da euskal sozialisten osoko zuzenketa